egunon guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez

eserlekuan eser dadila gai zerrendari

egin dutela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

geroari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda maneiro jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

egun on guztioi interbentzio txanda honen hasieran

eh bildutik argi utzi nahi dugu gure lehentasuna eta helburua dela biocruceseko ikerkuntza

bermatzea eh bildu bertako ikerlariekin

proiektu horren instituto horren orainarekin eta geroarekin etorkizunarekin eta gure helburua da etorkizun hori bermatzea mundu guztiari argi gera dadila gure apustua eta helburua da

duen ikerkuntza biomediko eredua alegia zerbitzu klinikoei loturikoa gaixoei loturikoa

bermatzea defendatzea sustatzea eta indartzea etorkizun oparoa nahi dugu biocrucesentzat

baliabide eraikina eta gisa horietakoak eta baita gisa baliabideekin ere euskal herriarentzat publikoan eta bitarteko publikoetan oinarritutako ikerkuntza eredu indartsu bat nahi dugu darpón jauna eta pentsatzen dugu eredu hori

ikerkuntza institutoaren eredutik etor daitekeela

lan egingo dugu ez dugu nahi klientelismoan maneiro jauna interes partikularretan oinarritutako ikerkuntza ereduan horretan ez gara inorekin lotuko

proiektuei ereduei begiratzen diegu eta ez beste gauza batzuei ez dugu nahi diru publikoarekin lan guztia egin ostean esku pribatuetan jarri etekin pribatua bermatzeko batzuei alegia negozioa egiteko hori ez da gure eredua eta hori ere argi esaten diogu gobernu honi hori

eredua egia esan egun hauetan oso kezkatuak ibili gara gai honekin biocruces institutoaren etorkizunarekin horregatik gauzak argitu nahian

sailburuaren agerraldia daukagu eskatuta baina baita ere daukagu eskatuta orain arte

baina eztabaida aurreratu zaigu eta hala ere saiatu gara gauzak argitzen eta bildu gara hainbat eta hainbat eragile eta jende

gustatzen zaigulako lana ondo egitea serioak izatea eta zorrotz jokatzea azkenean eskuartean daukagun gaia oso garrantzitsua delako eta ezin delako edozein modutara jokatu eta egia esan ez zaigu batere erraza egin kontu hau argitzea

hasiera hasieratik oso argi utzi genuen ez ginela izendapenen kontuetan sartuko gu ereduaren kontuan proiektuaren kontuan eta ikerkuntzaren gaian zentratuko ginela

eta horren onurak herritarrak jasotzea horregatik guretzako

akreditazioaren kontua da funtsezkoa da akreditazioa lehenbailehen lortzea eta orain arteko lana bidean ez galtzea akreditazio hori lehenbailehen lortzeko

behar beharrezkoa da gobernuaren inplikazioa eta lehentasuna ematea akreditazioaren kontuari eraikinari dagokionean azken egunetan agenda guztietan esan dugu ba beste gakoetariko bat izan da

eraikinak bere garrantzia duen guk argi daukagu eraikina baino lehenago proiektua bera edukia bera dagoela eta lehentasuna proiektua bermatzea dela

baliabide duinak izatea eta baita behar adineko eraikina baina aurten ezin bada eraikina eraikitzen hasi

diru publiko hori ez zela galduko eta gure ustez horretan bere lan guztia eta esfortzu guztia jarri behar du

are gutxiago garai hauetan ezin delako jolastu

gure lanarekin hau guztia esanda ere argi utzi nahi dugu ikerkuntza eredua ez dela gure eredua hori ere argi utzi nahi dugu gaurko eztabaida ikusten dugu bioef ereduak egin duela hori oso nabarmena dela eta horren inguruan hausnarketa sakona egin beharra daukagula

merezi dutelako beraien lana errazteko bitartekoak ematea eta ingurune babestu bat bukatzeko esan behar dugu

dakizuen bezala guk upydren mozioari zuzenketa bat sartu

eajrekin adostu dugu gure ildo nagusiak

jasoak daudelako erdibideko proposamenean eta hori horrela izan dadin eta erdibideko proposamen hori betetzeko zalantzarik gabe inork ez dezala dudarik izan lan eta jarraipen estua egingo dugula inori zalantzak ez geratzeko erdibidekoa sinatu dudan taldearen baimenarekin irakurriko dut adostu dugun erdibidekoa

de esa amplia reflexión eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

andrea lehendakaria sailburuok osasun sailburuari ere

azaldu den bezala bi zuzenketa aurkeztu direla eta

arabera eta legebiltzar honetan dagoen gehiengoaren arabera ba aterako dela eusko alderdi jeltzaleak eta eh bilduren artean sinatutakoa gero beste zuzenketa bat

alderdi sozialistaren artean upyd taldearen artean eta alderdi popularraren artean

azkeneko plenoetan eta osasun gaietan

ari garela aliantza berezi bat eusko alderdi jeltzalea eta eh bilduren artean ez dakigu etorkizunean eta gai honetan osasun arloan hain zuzen ere aliantza hori ikusiko dugun edo ez baina momentuz hori da

ubera andrea ez bada betetzen dirua galduko dela hori da gerta daitekeena

que sorprende alde batetik sorpresarekin hartu dugu eh bildu hartu duen erabakia

azkeneko momentuan zeren kontraesana bat uste dugu izan duela eduki duzuen jarrerarekin zuek agerraldi batzuk

zuzenketa bat ados nago zurekin ubera andrea gauza batekin

eta jakin behar dugu nola funtzionatzen duen zer egiten duen eta nola egiten diren gauzak hor barruan

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on lehenengo eta behin hasi nahiko nuke ohoraraziz iñigo urkullu lehendakari duen eusko jaurlaritzak

euskal osasun sistemaren kalitatea eta zerbitzuen eskaintza bermatzeko

asko baldintzatzen dituen halaber osasun sailburuak behin eta berriro adierazi du

zintzoki mantentzeko asmoa gure taldeak

euzko abertzaleak taldea betidanik jabetu izan da ikerkuntza eta berrikuntzaren garrantziaz euzko alderdi jeltzaleak ikerkuntza eta berrikuntza esparruko eskumenak gernikako estatutuan jasota dauden heinean euskal autonomia erkidegoaren eskuetan egon zitezen

urte arte itxaron behar izan dugun eskumena

erkidegoei transferitzeko talde honek babestu izan dituen

beti egin dute lan gure erkidegoan ikerkuntza berrikuntza eta garapena sustatzeko talde honek beraz

horien garrantzia bestalde osakidetzak hastapenetik sustatu du ikerkuntza zientifikoa ikerkuntza eta berrikuntza

osasun sistema bera eguneratzeko eta osasun kalitate maila mantentzeko gurutzetako unibertsitate ospitalean ere aspaldi hasi zen ikerkuntza iharduera gogora ekarri nahiko nuke

gurutzetako ospitaleak carlos hirugarren institutuaren aurrean

bertako ikerkuntza unitatea hain zuzen ere urte luzeetan zehar egindako lan eta ibilbideagatik ondoren

osasun ikerkuntzarako institutuak sortzea eta horretarako

gauzak horrela bi mila bostean euskal autonomia erkidegoak eredu horretara egokitzea erabaki zuen azkenik bi mila zortzian osasun ikerkuntzarako institutuak formalizatzeko osakidetza eta bioef en artean bi hitzarmen sinatu ziren horren ondorioz

baita biodonostia institutua ere dagoeneko bi legealdi pasa ditugu eta esan beharra daukat

izan dela beti akreditazioa lortzea hau da

osasun institutuak ematen duen akreditazioa erdiestea

homologagarria izan daitekeen antolaketa eta gaitasun zientifikoa izateko osasun sailburuak zentzu horretan egin ditu adierazpenak erabateko konpromezua adierazi du akreditazio prozesuarekin

biodonostiak lehenago egin zuen moduan biocruces aurten akreditatzeko gai izan dadin

gure taldeak konfidantza osoa dauka osasun sailak

erabiliko dituela helburu horretarako hartara

behar beharrezkoak diren hitzarmenak izenpetzeko baina baita osasun inguruneko

kooperatiben ikerkuntza zentroekin arloko beste zenbait enpresekin eta abar gure ustez bereizi behar ditugu batetik biocruces institutuaren ikerkuntza egitasmoa

eta egoitza berria eraikitzeko proiektua arestian esandako moduan

behin eta berriro aipatu da baina gogorazi nahiko nuke

egoitza berria eraikitzea ez dela nahitaez bete beharreko baldintza are gehiago dakigun moduan akreditatu ahal izateko

baldintza hori gaur egun betetzen du institutuak era berean

hitz egiterakoan esan beharra daukagu eraikina ez zela bukatuko gutxienez bi mila hamabostera arte eta ikertzaileek

orain dauden leku berean jarraituko zutela beraz akreditazioaren inguruan

finantzaketa eta dirua galduko dela esaten denean nola liteke hori esatea agerikoa denean ere bai bi mila hamabosterako ez zela

roncal andreak esan du gainera

besteak hamalau milioi eurokoa zela azkenean hogeita bi milioi eurokoa da

hala eta guztiz ere osasun sailburuak ez du esan inondik inora

ez duela eraikin berririk behar guztiok ezagutzen dugu

eta kontuan izanik eraikinaren lanak ezezik lan horien esleipena ere hasi gabe dagoela sailburuak adierazi zuen atzeratzea

zitekeela baina gainera arrazoi ekonomikoez gain guk uste dugu beste batzuk ere badaudela

hausnarketa egiteko gure iritziz ospitale bateko ikerkuntza institutuak

izan ere ikerkuntza traslazionalera bideratutakoa behar du

ikerkuntza institutu eredua iruditzen zaigu egokiena hau da ospitaletan bertan

pazienteekin harreman zuzenean hori dela eta zalantzak ditugu

beste ikerkuntza zentro mota baterako egokitutakoa izan ere

azken urteetan jasandako aldaketen ondorioz ez dauka antzik gure erkidegoko

instituturekin ondorioz gure taldeak uste du

azpiegitura eta baliabideak izan beharko lituzkeela era berean arestian esan dugun moduan ez dugu ondo ulertzen zer dela hasiera batean egitasmoa hamalau milioi eurokoa izanda

igo den hori aztertzea ere bai uste dugu komenigarria dela horregatik eskatzen diogu osasun sailari hausnarketa egiteko egitasmoaren inguruan eta legebiltzarrera ekar ditzala ondorioak por lo tanto

amaitzeko ikerkuntza babestu eta sustatzeak lehentasuna dauka gure taldearentzako eskertu nahiko nuke eh bilduko ordezkariari ubera andreari gai honen inguruan adostasuna

adostutako erdibide zuzenketa honen aldean honen alde egiteko eskaintza

eh bilduk gai honekin zerbait erakutsi baldin badu da koherentzia koherentzia hasiera hasieratik lehen esan dut eta berresten naiz

izendapenen borrokan sartuko eta gure koherentzia gure lana gure lehentasuna biocruces ikerkuntza institutoarentzat

bere oraina eta bere etorkizuna bermatzeko horregatik egin duguna da

etxeko lanak eman gobernuarekin que por cierto zuek jartzen dizkiozuen etxeko lan berdin

zuen erdibidekoan eta gurean esplikatuko didazue zein den desberdintasuna desberdintasun bakarra da zuenean

zer esaten ari zarete gauzak argi eta garbi daude

beste batzuek bezala soilik begiratzen dutenak norekin sinatzen duten edukiak begiratu gabe

ez gu ez gara horrelakoak guk edukiekin ezkontzen gara edukiekin eta proiektuekin guk ez daukagu inori ipurdia

proiektuak eta herritarrak babesten ditugu eta edukien inguruan lan egiten dugu horregatik guk ez daukagu arazorik ez dakit nork proposatzen duena bozkatzeko

eta gaurkoan gure helburua izan da biocruceseko ikerkuntzaren aldeko pronuntziamendua lortzea legebiltzarretik

ikerlariekin dagoelako ikerlariekin eta proiektuekin eta gure konpromezua horiekin dagoelako eskatu genuen

kontrastatzea gustatzen zaigulako eskatu genuen bai sailburuaren eta bai orain arte izan diren arduradunen agerraldiak guztienak guri mundu guztia iritzi desberdinetako mundu guztia entzutea gustatzen zaigulako

eta horren ondoren erabakiak hartzea ekibokatu egin garela agian

parlamentu honena gobernuaren aldetik ere konpromezu bat biocrucesen alde lan egiteko urte honetan eta gu horren atzean egongo gara

eta ez badu betetzen kontuak eskatuko dizkiogu gauza guztiekin egiten dugun bezala horrela lan egiten dugu hori da gure lan eredua

eraikinaz eta guztiok dakigu eta guk zalantzarik gabe eraikinari garrantzia handia ematen diogu baina akreditazioa lortzeko

eraikina orduan ondo legoke guztiok biocrucesetik bisitatxo bat egingo bagenu eta ikusiko bagenu zein den egoera

hemen jartzen duzuen puntuen inguruan gauzak nola aurkitzen diren

hitzarmena eta elkarlana euskal herriko unibertsitatearekin eta institutoarekin ez dago moztuta eta gaur ere jaso dugu

nola dagoen ez dakit dakizuen ondo legoke ere ikustea gero sala blanca ere deiturikoa terapien hori

iruditzen zait guztiok gaude honen alde guztiok nahi ditugu bitarteko egokiak baina ikusi behar ditugu nola dauden nola jarri behar ditugun eta horretarako

erantzukizun osoz eta gu hor atzean egongo gara horregatik

inork ez dezala zalantzarik izan gaur hemen onartzen dena

eta ez dauka inolako desberdintasunik alderdi popularrak upydk

eskerrik asko ubera andrea jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

eskerrik asko roncal andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

gure ustez alderdi popularraren ustez eh bilduk sinatzen duen zuzenketa hau euzko alderdi jeltzalearekin bat egiten duena gobernuarekin eta

hartu dituen erabakiak onartzen dituela edo batzuekin ematen du ados

ez duzue izan zuk mantendu duzu jarrera orain arte eta orain ikusitako eta gaur mantendu duzu jarrerarekin ez dago koherentziarik

estuvieran razones meramente partidistas eskerrik asko garrido andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

ikerkuntza proiektuarekin eta horregatik heldu gara adostasunera

de euskadi hau ez da irabazi edo galtzeko kontua

dakizuen bezala legebiltzarkide desberdinak odola ematen ari dira

goizean eztabaidatzen ditugun gai guztien bozketak azkenean egitea hau da eguerdi partean plenoa eten baino justu lehenago eta arratsaldean

moduan jarraitzea ondorioz gai zerrendako bigarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

eta eusko jaurlaritzak hartzeko asmoa duen erabakiei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da maneiro jauna zurea da

a través de sus enmiendas nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan

infraestructura vacía nada más y muchas gracias eskerrik asko danborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andereak dauka hitza

hona datorkigu berriz ere mozio moduan oraingoan orain dela hilabete batean

interpelazio hartan bai mozioaren aurkezleak bai lehendakariak

hainbat datu eman zizkiguten denok jaso dugu herri kontuen euskal epaitegiak egindako

eta beraz ez naiz gaur hasiko datu guzti hauek berriz hemen azaltzen baina bai esan behar dugu

azalarazten dela txostenaren irakurketa sakon bat egiten baldin badugu egoera larria da

aurrikuspenak bete eta dituen ustiapen gastuak handiegiak dira azken finean inoiz ere ez bere gastuak estaltzeko beste etekin lortu eta noski finantza gastuak eta amortizazioak hor daude hauek ere arazoa larritzen dutelarik agian

eraikuntza erraldoi hori beharrezkoa ote zen beharrezkoa ote den egin izan zen moduan bizkaian baditugu beste hainbat

onura ekarriko zituztenak supersur adibidez inbertsio estrategiko moduan aurkeztuak izan zirenak eta azkenik

dutenak urterik urte oraindik euren onurak argi ikusten ez ditugula baina bec hor dago jada eta nolabait

agian beste erabilera batzuk mahai gainean jarriz hots enpresen mintegiak edo jada plazaratu diren beste hainbat alternatiba

egoera larri hau ez dela berez sortu eta ezin zaio soilik egoera ekonomikoari leporatu ezin da esan

krisiak eraginda dela bere osotasunean egoera honen atzean kudeaketa bat dago eredu ekonomiko eta politiko batzuk daude hona ekarri gaituztenak

ere modu batean eragina izan du kudeaketa honek azalpena merezi duela uste dugu azalpena

ez delako gauetik egunera okertu azalpena

azalpena bec en urtez urteko zulo ekonomikoak diru

estaltzen direlako azalpena hurrengo urteetan diru publiko mordoa behar izango delako herri kontuen euskal

eusteko horregatik uste dugu orain arte bec en arduradun nagusi izan direnak

eman behar dituztela euren kudeaketa azaldu behar dutela ezin daitekeena izan da horrelako azpiegitura baten kudeaketaren arduradun izan direnak eszena tokitik desagertzea euren

aurre egin gabe bec en presidentea izatea bec en ihardueraren azken arduradun izatea da

larria dela denok aitortzen baldin badugu gutxienez erantzukizuna uztean bere

azaldu behar du eta egoeraren ardurak onartu hori da euskal herria bildutik eskatzen duguna gaur arte

bideragarria izan daiten aplikatu behar diren neurriak aplikatu beharreko planak era egoki batean egin daitezen eta beraz gure zuzenketa onartzen ez bada eta horrela izango dela badakigu aurrera jarraituko dugu arduradun izan direnen agerraldiak eskatuz noski orain arte egindako kudeaketaren azalpena izateko arrazoi berberek

abian jartzeko plan egoki eta eraginkor bat eskatzera azken finean

eta diru publikoaren kudeaketa zuhurra eta eraginkorra egitea gizartearen mesederako eta gure ekonomiaren garapena indartzeko erabilia bec en partehartzea duten administrazio publiko guztien

delako gaur berriz ere hemen erdibideko zuzenketa bat dago non ezin izan dugun parte hartu

hala ere euskal herria bildun erantzukizunez lan egiten dugunez honetan ere erantzukizunez bozkatuko dugu mila esker

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

ideiaren adibide bat da despilfarroaren eta diru publikoaren kudeaketa txarraren

orain dela gutxiko bizkaiko batzar nagusietan ekonomia garapenerako diputatuak zein ganbara honetan bai garapen ekonomiko eta lehiarkotasuneko sailburua zein lehendakariak

erronka honi beharrezko kemenarekin aurre egiteko instituzioen arteko sintonia existitzen zela argi gelditu egin da oso posiblea da horrela espero dut

hausnarketa berdinen bitartez sintonia hori ganbara honetan ordezkatuta gauden taldeei ere zabaltzea

en el estado becren azken administrazio kontseiluan hain zuzen ere martxoaren

nire aurretik hitz egindakoek aipatu duten bezala zuzendaritza organoetan aldaketa egin zen presidentzia eusko jaurlaritzak hartzen du arantza tapia sailburua hain zuzen ere berfinantziaketa bilatzeko konpromezuarekin

berraztea erabaki egin zen ere eta hartutako beste erabaki

beste modu batez ezin zen bezala datozen urteetarako jarritako helburua lortzeko beharrezkoa den jasangarritasun eta lehiakortasun plan bat eta martxan jartzea erabaki zen bi estrategiekin lehenengoa kalka plan bat egitea gastu operatiboak aurrezkien ajusteak analizatu egingo dira pertsonalaren egokitzapena egingo da eta espazioaren kudeaketa ere baloratu eta analizatuko da eta bigarren estrategia beste negozio eredu da bilatuko da

zirkuitu mundialetan sartzea hau da bec aren fisionomia aldatzea

beharrezko izango duten laguntza guztiarekin oinarrizko lerroak handitu eta zabaldu beharko ditu

beharko ditu orain ez da kritikarako momentua proiektu hau aurrera ateratzeko elkarlanerako baizik

honetan konpartitu diren kointzidentziak berriro ere

eustea beste erabilera batzuk bideratzea eta beste

eta merkatu berriekin akordio berriak bilatzea esploratzea hiru erronka hauek

idatzita bezain laster ziur nago bideragarritasun eta lehiakortasun plana ezagutuko dugula ez dut oso ondo ulertzen zertarako jarri egin dugun epe zehatz bat erdibideko zuzenketan

hilabete bat bi hilabete edo zenbat denbora beharko duen gobernuak plan hau egiteko argi daukadana da plan

plana izan behar dela errepikatu egingo ditut arantza tapiak esandako hiru helburu estrategiko edo hiru

beste erabilera batzuk bideratzea eta beste erakustazoka eta merkatu berriekin

berriak bilatzea eta esploratzea hauek dira hiru derrigorrezko erronkak hau da eguneko konpromisoa beraz egin dezagun
denok elkar aurrera eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkariak ez du hitzik hartuko euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

el bec euskadi berpiztu behar dugu eskerrik asko

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

jaurlaritzak egindako dekretu proiektua bertan behera uztearen inguruan

egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak zulaika andereak dauka hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi gaurkoan berriro ekarri nahi dut tribuna honetara

azken lan erreforma eta erreforma horrek langileen eskubideen aurka suposatu duen eraso zuzena una reforma

eta galdetzen diogu eaj ri zer egingo duen negoziazio kolektiboa negoziazio marko propioa bertan behera uzten duen lan erreformari

eta horregatik greba orokor baten atarian egon gaitezke

dira enplegu sailburua den aburto jaunak egindako adierazpenak

halako deialdi bat gizartearen aurka doa eta guk galdetzen diogu

euren aurrekontuak dira benetan gizartearen eta pertsonen

eta ondorioz testuinguru ekonomiko larri hau

eta jaurlaritzari galdetu nahi diogu eta horiek babesten dituen legebiltzar taldeari zer egingo duen

egiteko erantzunaren zain gelditzen gara besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko
zulaika andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasa euskal sozialistak taldearen ordezkaria

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den